seigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena enplegua aktibatzeko aparteko programari buruzko akordioa salatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda zulaika andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

guztioi rajoyren ppren gobernuaren legegintzaldian

egindako kudeaketari buruzko balantzea egiten badugu agerikoa da oso egoera latsa utziko diela espainiako herritarrei horrez gain beraien politiken ondorioz besteak beste lan erreformaren ondorioz euskal gizartean ere eragina izan du kudeaketa txar horrek

guztiz onartezina mantentzeaz gain gizartearen pobretzea langileen prekarizazioa eta dualizazioa

lotsagabe baina bidea ez dute bakarrik egin behin baino gehiagotan rajoyren gobernuak bereari euste aldera

honako da gogorrena comisiones obreras eta ugt sindikatuen babesa bilatu du diot gogorrena izan dela eta baita tristea bi sindikatu beharrezko kolaboratzaileen papera izan dutelako bilatu eta aurkitu ere egin du rajoy testu inguru horretan

hogeita bederatzian hazkunde ekonomikoa eta enplegua indartzeko

eta horren baitan zegoen euren esanetan lehentasunezkoa zen enplegurako aktibatzeko aparteko programa

eta itxaropen gutxi izan arren erreal dekretua aztertu ostean gure susmoak baieztatu egin ziren

hutsa langabetuen prekarizazioa areagotuko duen programa da ez naiz sartuko programa osoa aztertzera edo azaltzera baina bai programa horren ezaugarri nagusiak zehaztera

hipokresia hutsa eta orain bai ezaugarri nagusiak identifikatzera goaz bat laguntza gehienez

laurehun eta hogeita sei eurokoa izango da onuradunak lanik gabeko pertsonak izango dira eta besteak beste honako eskakizunak betetzen

izen emanda egotea bi mila hamalauko abenduaren batean zer gertatzen da adibidez data horren ostean langabezian gelditzen diren

jaso bada hau amaitu zenetik gutxienez sei hilabete igaro izana

jarduera konpromiso bat sinatzea egiaztatzea gutxienez hurrengo hilabetetan enplegua bilatzen saiatuko direla eta proposatzen zaizkien enpleguratzeko hobekuntza

parte hartzea lau izena emateko eta eskariak egiteko epea bi mila hamabostko urtarrilaren

eta apirilaren hamabostera arte izango da beraz

itxi eta eskasa da bost programa aldi baterako edo behin betiko kanporatzeko zioak zehaztuko dira sei

bestearen konturako lana arlo publikoan salbu lanaldi partzial edo osoan iraupen mugagabe edota tenporala duela ere gehienez bost hilabeteaz

gainera enpresarioak laguntza ekonomikoaren zenbateko

kenduko du hau da enpresarioen mesedetan

handituko da diru laguntza horren bitartez programaren ezaugarriak aztertu ondoren esan dezakegu ez diola

hobetuko are okerragoa prekarizazioa handituko du gainera autonomi erkidegoei programa hau kudeatzea agintzen dio horrek lanbide erabat blokeatzea ekarriko du jada

eta programa horrek araban bizkaian eta gipuzkoan eragina duela jakinda gure taldeak hurrengo legez besteko proposamen hau erroldatu genuen eta orain bai sartuko naizela gure proposamena

lehenengo puntuarekin salatu nahi dugu espainiako gobernuak indarrean jarri duen

mota hauetako laguntzak indarrean jartzea ia umilgarriak direnak aurpegiak garbitzeko eta zurikerietan ibiltzeko baliagarriak izan nahi direnak

diru kopuru eskasa bere aurrekontua bezain eskasa dena bai horren iraupena baita betetzea ezinezkoak diren baldintzak eta baita ere

eta kudeatzea bera birzentralizazioaren beste adibide latza bigarren puntuarekin irmoki errefusatzen dugu

dagoen eredu ekonomiko eta soziala langileen pobretze

dagoena orokorrean eta zerbitzu publikoen pribatizazioan oinarritzen dena hain justu alderdi popularraren gobernua etengabe bultzatzen ari dena halaber estrategia horren menpe dagoen gizarte

osatzen duena eta existentzia bera arbuiatu

akordio honen bitartez agerian gelditzen da gobernuentzat zer den elkarrizketa soziala eta zoritxarrez kasu honetan ez soilik madrileko gobernuentzat baizik eta jaurlaritzarentzat ere eskubideen urratzaileei

horixe da mahai horretan ematen den elkarrizketa soziala baina kontu honetan gobernuen ordezkariak eta enpresarioen ordezkariak ez daude bakarrik

bi sindikatuen beharrezko kolaboratzaile duten jarrera eta legebiltzar honetan

hitzaren etxea den honetan norbaitek leporatu diezaguke eh bildukoei elkarrizketa sozialen aurka gaudela

inondik inora ere elkarrizketa sozial erreal

eta eraginkorraren alde gaude baina bai elkarrizketa mota horren aurka gaude sozialaz oso gutxi duen elkarrizketaren aurka guk argi esan nahi dugu elkarrizketaren alde gaude

egiten den elkarrizketaren alde burujabetasunaren ikuspuntutik ekimenak eta tresnak indarrean jartzeko gehiengoen ordezkapena eta nahia errespetatuko duen elkarrizketa mailaren alde eta arrotzak eta guztiz negatiboak diren

tamainako erantzunak ematen dituen elkarrizketa sozial horren alde lan erreformaren aurka adibidez por el contrario

eta hori guk argi daukagu baina ez guk bakarrik zorionez

ere gero eta argiago dauka hauteskunde sindikalen azken emaitzek argi eta garbi adierazten duten bezala urkullu jauna toña jauna

eta gero neurriak hartu ez sakondu inora ez doan bidean eta azken puntuan eta garrantzitsuentzat duguna jaurlaritzari eskatzen diogu gure babes sistema indartzeko beharrezkoak diren neurriak har ditzala babes gabe dauden bizkaia eta gipuzkoako langabetuen gutxieneko bizi baldintza duinak ziurtatze aldera hemen garatu behar dugu gure eredua eredu propioa

ez da inor babesik gabe geratuko eta gaiarekin zerikusi handia duten datu batzuk emango ditut araban bizkaian eta gipuzkoan

eskubidea araban bizkaian eta gipuzkoan ehun eta hirurogeita hamaika mila inguru langabetu daude

epe luzeko langabetuak dira eta kalkulatzen da langabetu guztien ehuneko

ez dituztela inolako prestazio ekonomikorik jasotzen adibidez zer gertatzen da hogeita hiru urte

langabetuekin milaka gazte daude egoera horretan eta hori adibide bat baino ez da horregatik hemen jaurlaritzari eskatzen diogu

irtenbide duin bat bilatzea eta ibilbide horretan eh bildu ondoan izango du oso garrantzitsua da puntu hau pnvk eta psek egindako

ere jasotzen da zorionez beraz gaur aurrerapasu esanguratsu bat emango dugu gure babes sistema osatzeko bidean

langabetuen lehen esan dudan bezala ehuneko berrogeita hamazazpirentzako

zabaltzen da eurengana ere babes sistema heltzeko esandakoa oso garrantzitsua eta gure aldetik merezi duen jarraipena

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria itxaso jauna zurea da hitza

en principio estaríamos dispuestos a votar favorablemente gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on guztioi

zulaika andreak defendatu duena eh biduren izenean lehenik eta behin galdera sinple bat

zergatik ez hainbat aldiz eskatzen diguzue beste taldeko ordezkariei hitzetatik ekintzetara pasatzea eta kasu honetan zer egin duzue zurok

hemeroteka begiratuz gero han agertuko dira gure madrileko ordezkarien diskurtsoak eta kontrako jarrerak gureak

eztabaidarekin hemen legebiltzarrean zein ondorio lortuko ditugu adostasun batera heltzen bagara

electoralista bitartean eusko jaurlaritza ez da geldi egon programa kritikatuz aparte hitzak konstituzio auzitegiaren aurreko errekurtsoa

kontra doalako enplegurako aktibazio programaren barruan laurehun eta hogeita sei euroko laguntza ekonomikoa jasotzen da familia kargak dituzten

errazteko diru laguntza horrek ez du langabeziaren edo gizarte segurantzaren bestelako prestazio izaerarik baizik eta

laguntza horien kudeaketa bi mila hamarean eskualdatu zen

baina gure eskumenak errespetatu gabe errege lege dekretuak estatuko enplegu zerbitzu publikoari ematen dizkio

kudeaketa eta ordainketa bai eta horren onura dun izan daitezkeen pertsonen eskubidea aitortzeko edo ukatzeko ahalmena lanbideren esku egon beharko lukeena behin eta berriz

zentralizazioaren alde jokatzen du euskadiren eskumenak errespetatu gabe duen gehiengo osoz baliatuz esandako guztiagatik

honela jasotzen du bilduren hirugarren puntua eta erdibidekoaren seigarrena oso antzekoak dira baita zuk zeuk zulaika andrea esan duzun moduan

azaltzen saiatu zarela baina esan hori esaten du zuen ekimenak behintzat

eta labur labur azalduko ditut bertan batu ditugun puntu ezberdinak

oinarrizko ekimenaren hirugarren puntuan batzen duenarekin bat dator pena bat izan da akordio zabalago batera heldu ahal ez izatea baina

bere botoa baina funtsean argi gelditu da rajoyren programa zehatz honen kontra gaudela legebiltzarreko talde gehienak eta orokorrean

isiltasuna mesedez lan esparruan madrilen hartzen

behin eta berriz adierazi dugunez bildu eta alderdi sozialistaren arteko

elkarrizketa sozialaren inguruan dituzten ezberdintasunengatik beraz

bilduri eskertuko nioke beste puntuei baiezko botoa ematea berak ere eskakizun horren alde agertu baita baten baino gehiagotan eta gaur ere puntu batzuen alde

baiezko botoa ematea mila esker eskerrik asko arregi andrea
zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

bi helburu nagusi ditu lehenengoa noski

ppko gobernuak egin dituen eta egiten ari duen

salaketa irmoa eta bigarrena eta garrantzitsuena gure babes sisteman sakontzea hobetzea indartzea eta azken finean gure eredu propioa egitea

gure ekimenaren bi helburu nagusiak pseri eta

ordezkariei erantzuten zer egin ezer ez duten

gure jarrera esan duzuen bezala erdibideko bat adostu duzue pseren eta eajren artean

lehenengo eta behin uste dugu

politika salaketa hori desagertu egin da erdibideko honetan eta gure proposamenean hori argi salatzen genuen

egiten duela esaten duenean nire lehenengo txandan esan dudan bezala eh bilduk ez dago ados ematen ari den elkarrizketaren alde inolaz ere ez horregatik puntu horrekin ere ez gaude ados eta seigarrena puntuarekin noski guztiz

horrekin guztiz ados gaude erdibidekoa ikusita gure jatorrizko ekimena

eskatuko dugu ea posible den bozketa puntuka egitea eta kasu horretan batgarrena eta bostgarrena puntuan abstenituko genuke laugarrena puntuari ezetza emango genioke

baietza emango genioke amaitzeko

onartzen baldin bada poztekoa izango da horrek

jarriko dizkion etxeko lanen ondorioz ondo egiten baditu milaka langabetuen egoera benetan hobetuko dela pentsatzen dugu besterik gabe
eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar

bilduko zulaika andreari azaldu gure aldetik ez dagoela inolako arazorik puntuka

itxaso jaunak edukiko duenik ezta baina gure aldetik ez dago inolako arazorik

eskerrik asko arregi andrea euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu

eh bildu taldearen legezbesteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita bat bai berrogeita hamabi ez ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian erdibideko zuzenketa arazorik bai puntuzka bozkatzeko

hasiko gara bat eta bost bi hiru lau eta lau lehenengo bat eta bost gero bi hiru sei barkatu

jarraian bozkatuko dugu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren bat eta bost puntuak

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hiru bai hamar

hogeita bat abstentzio ondorioz bat eta bostgarrena puntuak onartuta geratu dira jarraian bi hiru sei bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita lau ondorioz onartuta geratu dira bi hiru sei puntuak eta amaitzeko laugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez ondorioz onartuta geratu da lau puntua gai zerrendako hirugarren puntua mozioa

arabako unibertsitate ospitaleko dermatologia zerbitzuko buruaren gaineko epaia betetzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda roncal andrea zurea da
hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko arratsalde on denoi

roncal andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza

arratsalde on denoi legebiltzarraren

arazo horiek hizpide dugun gisako arazoak ekiditea gu hemen zertarako gaude joko arauak zehazteko markoak zehazteko horrelakorik ez gertatzeko hori da gure betebeharra eta denok inplikatu behariko ginateke joko arau horiek

prozesurik gardenenak bermedunenak eta benetan bermatzeko pertsonarik egokienak izateko kasu honetan osakidetzako esparru guztietan hasi zerbitzu buruak arduradunak

hori da gure helburua interes orokorra defendatzea

osakidetzako joseba jone ane cristina denen

sententziak aztertzen eztabaidatzen pronuntziatzen gu hemen ez gaude horretarako noski gauzak gaizki egiten direnean joko arauak ez direnean errespetatzen hemen gaude gobernuari belarrietatik

horretan gaude baina ezin gara hemen hasten interes orokorra guztien arduradun guztien eskubideak betebeharrak eta partikularrenak kontuz eta noski partikular horienak ere defendatuko ditugu interes orokorrekin horretarako gaude hemen eta garrantzitsua da

pertsonak inolako diskriminaziorik gabe ez bere jatorriengatik ez bere sexuarengatik ez bestelako ezaugarriengatik ez baztertzea ez baztertzea eta benetan guztiak

tratatzea sistemako maila guztietan sistema publikoaren betebeharra da guztiak berdintasunean tratatzea guztiak

merituen arabera kontutan hartzea eta dagokion hori da guk hemen egin behar duguna eta hori ez denean bermatzen konpondu horretarako gaude sistema publikoa dago pertsona guztien aukera berdintasuna bermatzeko bai langileena

bezeroena zer nahi dugu kalitatezko osasun zerbitzu bat eskaintzea

osasun eskubidea bermatzea eta hori guztia ahalik eta hobekien egiteko sistemarik egokiena bermatzea hori da gure

berdintasunean eta inolako salbuespenik gabe eta azpimarratu nahi dut inolako salbuespenik gabe pertsona guztiak berdintasunean prozesu guztietan baina zerbitzuburu bat aukeratzeko orduan izendatzerako orduan edo berdin zait

eta iruditzen zait hor kontu handiz eta benetan berme guztiekin jokatu behar dugula gardentasun osoz hori da gure ustez sistema demokratiko bat hemen ezin gara hasi sententzien aplikazioan

hurrengoan sententzia horren kontrakoa izango da iruditzen zaigu hori joko arriskutsua izan daitekeela parlamentu batendako eta erakunde publiko

horregatik bat interes orokorra bi pertsona guztiak berdintasunean hiru

eta pertsonak esan dudan bezala bigarrenean diskriminatu gabe bere jatorri sexu edo dena delakoa bere pertsonak dituen

guk hemendik bideratu behar duguna da osakidetzan lanean

ahalik eta baldintzarik egokienak izatea beraien lana kalitatez eta ondo burutzeko hori da gure

ginateke eta horregatik nahiz eta roncal andreak ez duen ulertzen gure puntua guk esaten duguna da konpontzeko arazoa

sententzia aplikatuko da baina horrek ez du esan nahi arabako ospitale unibertsitarioan dagoen arazoa konponduko denik

lan harremanak lan egoera ez da normalizatuko

hori behar dugu beharrezkoa da lan on bat egiteko eta lan giro normalizatu baten egiteko elkarrizketa beste egoera bat bultzatzea eta horretarako baldintzak jartzea eta hori izan da gure helburua

bi puntu zituen gure osoko

edozein izendapenetan prozesuan gardentasun osoa bermatzea berme guztiekin eta salbuespenik gabe egitea pertsona guztiak berdintasunean tratatuz eta bestetik sortzen diren arazoak eta sortu diren arazoak

konpontzeko behin betiko konpontzeko horretarako behar diren neurri guztiak hartzeko baina noski lan harremanak

bai edo bai hemen egun batean sententzia bat beteta ez da egun batetik bestera gauzak aldatzen hau prozesua luzea da eta guk gobernuari hori eskatzen diogu

horrela are gutxiago sistema publikoarekin are gutxiago hainbat pertsona tartean daudenean

egoera kaskartzen duelako maila pertsonalean ere eragiten duelako

guk gure osoko zuzenketa babestuko dugu eskerrik asko eskerrik asko ubera anderea euskal talde popularraren taldeko ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

egun on legebiltzarkideok pentsatzen nuen osasun sailburua hemen egongo zela baina ematen du

eta sententziak argi uzten du boterearen gehiegikeria egon dela

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideak arratsalde on guztioi en nuestro estado de derecho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

batzuk elkarrizketa terminoa ez ulertzea eta elkarrizketa abian

ez zait harritzen alderdi popularrengatik edota upydrengatik

etorri izana iruditzen zait zentsuzko gauza bat dela eta guztiok lehenik eta behin egin beharko genuena

nik gaur bai eskatuko nieke bai alderdi popularrari

kontundentzia berberarekin defendatzeko eta babesteko mahai gainean jartzen ditugunean osakidetzaren antolakuntzan edota araudiak aldatzeko irizpideak gardentasuna bermatzeko prozesuak hobetzeko mesedez

eta babesik ikusi hainbat proposamen egin ditugunean

demokratizazioan sakontzeko edo antolakuntza hobetzeko joko arauak argitzeko eskatuko genioke guzti horrek asko lagunduko lukeela gaur

arazorik ez gertatzeko izendapenak egiten diren bezala ez egiteko eta abar luze bat iruditzen zait hemen guztiok hausnarketa bat

egin beharra dagoela zentzu horretan beraz animatu

gaur defendatu duzuen indar berberarekin zentzu horretan jarraitzea gardentasunaren alde lan

guk jarraituko dugu jarraituko dugu mahai gainean proposamen desberdinak jartzen baita ere osakidetzako maila guztietan zerbitzu buruak beste arduradunak langile xumeak askotan hauetaz

baldintzarik hoberenak izan dezaten guztien artean osasun sistema publikorik egokiena

que por cierto hemen ere hobekuntza horretan egin den berrantolaketa arabako ospitale unibertsitarioan eajk alderdi sozialistak eta pp adostu duzuena

zuek konturatuko zarete edo ikusiko duzue zer egiten ari zareten

eta hortik ondorioztatzen ari diren arazo guztiak beraz iruditzen zait

gauza asko ditugula konpontzeko

eta gure aldetik besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea

nik badakit posizio batzuk eh bildurentzat oso zailak direla

ekintzak oso argiak direnean eta hemen sententziak argi utzi du boterearen gehiegikeria egon dela bakarrik dagokio

baina badakit termino hauek eh bildurentzat debekatuak direla

eh bildurentzat posizio batzuk oso zailak direla defendatzea eta gaur defendatu duzuen posizioa

eskerrik asko garrido andrea maneiro jauna maneiro jauna ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkaria carro jauna zurea da hitza

euskal sozialistak eta upyd eta talde popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa

jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratu da eh bilduren osoko zuzenketa